talde sozialistaren izenean arraztalo elkarteko kideei

eskerrik asko mahai buru andrea sailburua legebiltzarkideok egun on denoi

aiartza jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea egun on eta ongi etorri arraztalo elkarteko ordezkariei eta beraiekin etorri diren guztiei

egoera ahul batean dauden beste kolektibo batzuei buruz hitz egiten ari gara dibertsitate funtzionala duten pertsonei buruz gehienetan ez beraien gaitasun ezagatik baizik eta gizartean bertan aurkitzen dituzten harresiengatik dibertsitate funtzionala duten pertsonen enplegu tasa

eta enplegu bat lortzen dutenek gainontzeko langileek

oso zaila da nahiz eta askotan beste langileak bezain lehiakorrak edo lehiakorragoak izan

harresiak eremu guztietan aurkitzen dituzte arlo pribatuan zein publikoan hala ere arau markoan tresnak badaude egoera horri buelta emateko legeak badaude horren inguruan baina legea ez da betetzen gehienetan agian bete arren eskas gera zitekeen ere mila bederatziehun eta laurogeita bian onartu zen hain txarto

berrogeita hamar langile baino gehiago dituzten enpresen eta erakunde pribatuen zein publikoen langileen ehuneko bia

izan behar dira arazoa ez da soilik kopuru hori ez dela gainditzen eta oso baxua dela arazoa da kopuru hori ez dela ezta betetzen ere lege hori

urteak pasatu behar izan ziren konturatzeko ez zela betetzen eta orduan beste aukera bat eman zieten enpresei eta administrazioei

enplegu berezien zentroekin kontratatzeko horrela ehuneko bia hori ez kontratatzea konpentsatzeko aukera ikuskaritzak gehiago egitea eta isun gehiago jartzea izan beharrean bigarren aukerarekin lehenengoa betetzetik libre gelditu ziren enpresak

izateko legez ere murriztu egin zieten pertsona horiei jaurlaritzak ere arau propioak ditu ildo honetan

dugu eztabaidara sei barra bi mila zortziko ebazpena

eta beren sektore publikoaren kontratazioetan zenbait gizarte irizpide ingurumenekoak eta beste politika publikoak arautzen dituena

beren laugarrena eta bederatzigarrena eranskinak gaurko gaiarekin lotuta daudenak

enplegu batzorde batean helarazi ziguten bezala ebazpen horren betetze maila ere oso eskasa dela

enplegu bat izateko ateak itxi egiten zaizkienean enplegu zentro bereziak

enplegu bat izateko gizarte ekonomia barruan dauden enpresa edo elkarte motak dira beraien printzipioen artean pertsonek

tokiko garapenean eragitea eta enplegu zentro berezien kasuetan egoera ahulago batean dauden pertsonei lan aukera bat ematea

eh bilduren ustez horrelako enpresei bultzada eman behar zaie horrelako formulak

kapitala beraien erdigunean jartzen duten enpresen gainetik hala ere eh bildutik ere argi utzi nahi dugu ez enplegu zentro bereziak

ezin direla erabili zerbitzu publikoak pribatizatzeko ezta enplegu publikoa suntsitzeko ezta ildo horretatik doazen erabakien aurrean

aurka egingo dugu eta bestalde bai enplegu zentro bereziak eta bai laneratze enpresak ere bultzatu eta lagundu behar direla argi dugu

bertan lan egiten duten langileak lan baldintza duinak izaten badituzte

non gutxieneko lan soldata baino gutxiago kobratzen den

gaurko eztabaidari bueltatuz talde proposatzaileak azaldu duen bezala enplegu zentro bereziak berriak sortzerakoan diru laguntzak jasotzeko errolda ofizialean

egon behar dira aldiz errolda hori ez dago sortuta beraz politika aktiboen eskumena daukagunetik ezin izan dira

mota horietako entitateak sortu edo erroldatu

geratu dira berri horiek jaurlaritzak benetan sinesten badu gizarte ekonomian eta benetan uzten badu enpresa horiei bultzada eman behar zaiela ezin zaizkie beste behin eta berriro oztopoa jarri iaz

agindu argi bat onartu zen jaurlaritzari errolda sortzea eskatzen genion baina urtebete baino gehiago pasa da eta oraindik ez da egin

abian jartzeko eta errolda horren zain daudenak adibide bat jartzeagatik gaur hemen arraztalo elkarteak

gaixotasun psikikoei enplegu aukera bat emateko abian jarri dutena esate baterako

eskatzeko aukera erroldan ez daudelako erroldatuta noski ez dagoelako sortuta eta hori bai tristea da

abian jartzea eta sortzen direnean bidea erraztu ordez zailtasunak jartzen zaizkie hori onartezina da eta horri konponbidea

aurkeztu duen mozioari eh bildutik ez diogu zuzenketarik egin iaz onartu zen berdina zelako eta iaz onartu

orduan gure zuzenketarekin lortu nahi genuen errolda sortzerakoan dibertsitate funtzionala lantzen duten elkarte zein eragileekin eta sindikatuekin

ikusten dugu honetan ere jasotzen dela kontu hori beraz gaurkoan ere mozio horren alde egingo dugu besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

erantzunen txandara pasatuz itxaso jauna zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

quince personas eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna
mistoak ez du hitzik hartu behar euskal talde popularra

gai zerrendako laugarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena energia elektrikoaren autokontsumoaren araudiaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egun duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den maeztu jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

bai eguerdi on guztioi eskerrik asko legebiltzarburu andrea bueno ba meatsua

gure legez besteko proposamena aurkeztu genuenean autokontsumoaren inguruko araudia meatsu bat zen baina zoritzarrez meatsu hori

errealitate bihurtu da alderdi popularraren gobernuak errege dekretu bat atera duelako urrian autokontsumo elektrikoa arautzen eta zein da

horren helburua helburu bakar bat dauka araudi horrek eta da elektrika handian

handien mozkinak edo irabaziak bermatzea hori da errege dekretu horren helburu bakarra

negozioa bermatzea iberdrolaren negozioa bermatzea gure kasuan eta zelan nahi dute berearazi helburu hori edo lortu helburu hori

gure etxeetan gure eraikinetan gure udaletan gure eraikin publikoetan egin ahal dugun

eragozten zailtzen eta garestitzen gaur egun eta errege dekretu honen ondorioz autokontsumo elektrikoa egiteko energi berriztagarrien gudari bat izan behar zara lehengo eta behin oso konbentzituta egon behar zara hori egin ahal izateko

gainera dirua soberan eduki behar duzu hori egin ahal izateko asko garestitu delako

erregai fosiletan oinarritzen den eredu bat iraunarazten duela horretaz gain errege dekretu hau klasista da ere momentu honetan autokontsumoa egin ahal izateko

eta noski urte asko itxoin berreskuratzeko inbertsio hori berreskuratu ahal izateko eta zergatik guzti hau

batengatik bereziki monopolio

oso ondo dakitelako momentu honetan aukera daudela aukera errealak europa mailan

errealitate diren aukerak daudela gure etxeak parke fotoboltaikoak bihurtzeko gure eraikinak

bihurtzeko eraikin publikoak parke berriztagarrietan bihurtzeko eta txikia oso txikia baina konpetentzia egitea elektriken eredu

oinarritzen den eredu horri konpetentzia egin ahal izateko alegia autokontsumoa autokontsumo elektrikoa

autokontsumo elektriko hori suposatzen duelako urrats bat eredu aldaketan erregai fosiletan oinarritzen den eredutik eredu berriztagarri

suposatzen duelako ere burujabetzan urrats garrantzitsu bat ez soilik burujabetza herri bezala burujabetza herritar bezala funtsezkoa den baliabide batean funtsezkoa den arlo batean energiarena burujabeagoak izan ahal izango autokontsumoa ahalbideratu ezkero eta hori oso ondo dakite enpresek eta eurentzako lanean ari diren politikariek

nahi dute eredu zentralizatu bat ekoizpena zentralizatua banaketa zentralizatua eta energia elektrikoaren garraioa zentralizatua zertarako euren negozioarekin jarraitu ahal izateko zer esanik ez autokontsumo elektrikoa

eredu ekologikoago batera

ere baina tira ez dute hori nahi eta horretarako irakur ezina den berrogeita lau orrialdeko errege dekretu bat egin dute beno irakurri irakurri liteke ulertzeko

atera dute urrian eta horregaz

garestitzea autokontsumoa tramite pila bat jarrita eskaera

zergatik eginda hori hamar kilowatioko potentzia

autokontsumitzen dudan energia noski hori logikoa da baina bai ordaintzen dut kostu finkoak

erosi behar ditut bi kontadore berriak eta zerrenda amaigabe bat tramiteen zerrenda amaigabe bat bere kostuak dituen zerrenda amaigabe bat

eta herritarrak mobilizatu egin ziren eta estatu mailan berrehun mila sinadura baino gehiago batu ziren honen kontra

milaka eta milaka herritar honen kontra eta bost enpresa honen alde

bost enpresen alde nork irabazi du berriro ere oligopolio elektrikoak zergatik hainbat arrazoi egon ahal dira

herritarrek ez diote bermatzen lanpostu

ministro bati edo energia zuzendari bati bost enpresa horiek bai bermatu ahal diote bere legealdia bere mandatua bukatzerakoan

dagoelako politikan momentu honetan dagoen gaitz

gaitza berriro ere politikariak interes orokorrari kasu egin beharrean zerbitzu eman beharrean berriro ere interes ekonomiko oso gutxi batzuentzako

egiten beraz erasoa

eragozten duelako eredu berriztagarri bat

eredu burujabe bat eta eragozten duelako eredu ekologikoago bat zertarako enpresa gutxi batzuei beren etekina bermatzeko etekin oso handia por cierto

energia euskal erakundearen azken txostena ikusten baldin badugu

gure etxeetako faktura energetikoa ehuneko hirurogeia igo da hemengo norbaiten soldata ehuneko hirurogeia

ehuneko hirurogeia enpresa elektrikoen mozkinak bai azken sei urtetan ehuneko

negozio handia da eta horregatik egiten dituzten ahaleginak politikariak euren menpe eduki ahal izateko eta horren aurrean zer ba horren aurrean legez besteko bat aurkeztu genuen eta legez besteko bat edo erdibideko legez besteko bat adostu dugu alderdi sozialistarekin

zuzenketarik ez zuelako aurkeztu denak gainerako guztiok eskatzen genuen gauza bat eskatuz eta da errege dekretu hau

estatuko gobernuari marko arautzaile berri bat egiteko autokontsumoa bultzatu ahal izateko

eta autokontsumotik aparte autokontsumo balantze garbiarekin eta energia berriztagarrien garapena sustatu ahal izateko eskaera hori logikoa da eta egin behar zena

baina hortik aurrera zer estatuari eskatu errege dekretu hori bertan behera uztea eta ezer ez gehiago besoak gurutzatu eta listo ze txarrak diren madrilen zer nolako lege txarrak egiten dituzten madrilen eta listo ba ez

honi aurre egiteko zailak direla noski baietz oztopoak egongo direla noski baietz

eztabaidan ikusi genituen eta ikusten ari gara

ezetz horregatik eskatzen diogu jatorrian hasieran eskatzen genuen lege propio bat egitea edo araudi propio bat

sei hilabeteko epean txosten bat egitea aurkeztea jakiteko

honen ondorioak zeintzuk diren hemen ere eta horri aurre egiteko

jarri ahal ditugun logikoa da ez gu independentistak garelako eta nahi dugulako gure marko arautzaile propio bat kasu honetan ere bagara independentistak noski baina ez da horregatik da eskaera logiko bat da herritarrei

soluzioak eskaini behar diogulako eta uste dugu gobernu batek erantzukizun hori badaukala eta horregatik eskatzen diogu hori hortik aurrera euskal energiari erakundeari eskatzen diogu

aldatzea eta aldatzea araudi berri honek

ondorioak kontutan izanik eta aurre egin ahal izateko eta gero azkenik beste bi eskaera

energia elektrikoaren inguruko ponentzia bukatzen joatea behintzat ea posible den datorren sesioaldian

ondorio batzuekin atera ahal izateko legebiltzar honetatik eta azkenik arartekoari ere eskatzen diogu eskua hartzea gai honetan besteak beste kontsumitzaileen eskubideak ere

legedi honekin eskerrik asko maeztu jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideak eguerdi on

dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz anderea zurea da hitza

gaia eta kasu honetan lópez de ocariz andreari erantzuteko bera bai autokontsumoaren

maeztu jauna euskal sozialistak rojo andrea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko rojo andrea mistoa maneiro jauna
ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak carro jauna zurea da hitza

le voy a leer legezbesteko proposamena bi puntu eusko legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio bi puntu

eusko legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio bi puntu bat bi hiru eta lau

zer jartzen da hemen euskaraz eusko legebiltzarrak hemen

dar ideas mesedez eskerrik asko eskerrik asko carro jauna

euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz anderea zurea da hitza

bozketak egingo ditugu lehenengo gaia kontzertu ekonomikoaren ingurukoa zen ez ditut testuak irakurriko euskal sozialistak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

bat ez hogeita bat abstentzio ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da bigarren gaia

buruzkoa hemen bozkatuko dugu damborenea basterrechea jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

eta azkenik eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu hirugarren gaia

buruz hemen itxaso gonzález jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatuko dugu

puntuka posible da bai bi puntu ditu lehenengo puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka

hirurogeita hamalau bai aho batez onartu da lehen puntua jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zortzi bai hogeita sei ez ondorioz

bigarren puntua gai zerrendako laugarren puntua bozkatuko dugu energia elektrikoaren autokontsumoaren araudiaren inguruan hemen daukagu eh bildu eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa

lehenengoa posible da puntuka bai lehenengo puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hamar ez ondorioz lehenengo puntua onartuta geratu da jarraian gainerako puntuak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

gainerako puntuak ere onartuta geratu dira honaino iritsi gara eta eteten da